egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diot

adier asi lur etxeberria legebiltzarkideak botoa delegatua duela gai zerrendako lehenengo eta irugarren puntua beste baterako utzi dela

egun on gai zerrendako lehenengo puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

epaitegiak emandako autoaren ondoren eusko jaurlaritzak hartu beharreko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

zuzenketako aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

egun on denoi barrio jauna ikerketa batzorde bateko kide izan zen

batzorde hartako konklusioak plenoan bozkatu ziren berak esan duen bezala bi mila hamabiko maiatzaren hamarean eta jakina

politiko batek ematen duen neutraltasunaren bermearekin bozkatu ziren mesedez transkripzioan komillak jarri handik oso denbora gutxira aste betera barriok lópez lehendakari interpelazioa

gomendioen betetze asmoa nola zihoanari buruz orduan barrio jaunak esaten zuen

aurkeztu zuen interpelazioaren ondoren eta mozioaren debatean insistentzialista hutsa zela akordatzen naiz harrezkero denbora mordoa pasa da eta egia esan barrio jaunaren insistentzialismoa luzaroan lokartuta egon da joan den martxoko bederatzian epaileak inputazio autua itxi arte ia urte beranduago eta kasualitatez noski udal eta foru hauteskundeen bezperatan por lo que

luze tratatu genuen beste gai bat ere azaltzen da santurtziko lurren erosketarena patxi lópezen gobernuak epaitegietara eraman zuen hiru milioitik gora

legebiltzarreko gehiengoak ondare galera hori komilla artean hau ere zertifikatu zuen

artxibatua geratu zen salaketa eta zergatik hainbat lekukok

ordaindutakoa garaian ordaintzen zenaren parekoa zela eta ez zegoela beste ezer eta aipamen hauekin bi aipamen hauekin hiru helburu ditut bat

legebiltzarrak ez baitu inoiz kasu horien inguruko bere erabakian atzera jo bi legebiltzarkideek alderdikeriaz emandako botoek

ez legebiltzarreko batzorde baten diktamenak ez inputazio autoek ez dutela erruduntasuna ezartzen ez dutela erruduntasuna ezartzen edozein modutara eta barrio jaunaren asmo eraikitzaileari zor zaiona

lanean ari da prozedura eta kontratazio administratiboak oraindik ere zorrotzagoak izan daitezen horrek esan nahi du

ez horrek esan nahi duena da zoritxarrez azken urte hauetako

hainbat ustelkeria kasuek eragindako ezinegonaren ondorioz geroz eta neurri zorrotzagoak eta egokiagoak hartzen ari direla administrazio publiko guztiak eta denen artean nik esango nuke eusko jaurlaritza izaten ari dela aurreratuenetakoa zeren lehen aipatu dudan bi mila hamabiko interpelazio goiztiar hartan patxi lópez lehendakariak hainbat neurri jada hartuak zituztela

azkenean bere gobernuak ez zuen aurkeztu orain berriz eskatzen den txosten hau jakin badakigu revascon izeneko sistema asmatu zutela

eta baita badakigu ez zutela elikatu ez ziren inoiz kontratu txikiak agertu eta urkulluren gobernua ari da

arrizabalaga andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria lópez de munain jauna zurea da hitza

ni sincero ese supuesto desconocimiento bai horrela da alderdiko estruktura barruko pertsonak ziren zenbait kasutan

lehenengo joseba egibar berak hartu zuen ekimena legebiltzar honetan zuzen zuzenean de miguel berari babesa eman zion decía

ertzaintzaren txostena agertu zenean egibar jaunaren jokaera aldatu egin zen orduan isiltasuna nagusi egitea erabaki zuen en el mismo día

martxoaren hogeita zazpian adibidez lehendakariak hainbat gauza esan zituen de miguel kasuaz el señor lehendakari dijo

ezbaian jarri ezin daitezkeen gauzak besteak beste justiziak bere bide geldoa jarraitu zuela eta hogeita sei pertsona inputatu zituela

a favor eskerrik asko lópez de munain jauna erantzunen txandara pasatuz barrio jauna zurea da hitza

ezker abertzaleari zer esan ba badakigula zein den zuen estrategia aspaldidanik zuek

osoa oinarritzen duzue euzko alderdi jeltzalearen kontra joaz eta

ez daukazue inolako eragozpenik edozein motatako aliatuak topatzeko eta haien eskutik joateko eta oraindik ere harrigarriago egiten zaidana da hain ezagunak

botere judizial espainolari zer nolako afizioa hartu diozuen

eta fiskaltzara eta epaitegietara jotzeko harrigarri samarra el señor josé luis creo o juan luis ibarra

presuntamente eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

lópez de munain jauna eztabaida amaituta bototara

barrio baroja jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

mozioa onartuta geratu da gai zerrendako bigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eta hedatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda pinedo andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

egun on guztioi gaurko honetan eztabaidagai dugu

hiru lurraldeetarako jada mundu mailan eta bereziki europa mailan ekonomilari aditu eta giza eragile ezberdinek behin

esaten dutena sistema justuago eta birbanatzaileago bat lortzeko alegia gure gizarteetan handituz doan ezberdintasun sozialaren aurka egiteko behingoz zerga sistemaren jomugan ondarea eta kapitala jarri behar direla honetarako tresnak guztiz eta erabilgarria da gipuzkoan jada indarrean dagoen aberastasuna eta fortuna handien gaineko zerga

zerga honek aipatutako oinarrizko helburuaz gain beste hiru helburu nagusi ditu zerga sistemaren progresibitatea handitzea eta indartzea

espekulatiboen aurrean sustatzea eta aberastasuna osatzen duten ondasunetan izan daitezkeen aldaketak kontrolatzea hau da helburu

beraz zerga honen bidez zerga sistema bera indartzen da zergadunen ekarpena modu bat etorriko da aberastasunarekin eta ez ordea beste zirkunstantzia batzuekin izan ere ondasunaren gaineko zergetan dauden

modu leungarri batean esan ohi den plangintza fiskal oldarkorra alegia zerga ordainketatik ihes egitea eta kasu batzuetan zuzenean

egitea aberastasuna eta fortuna handien gaineko zerga ondo dago egina bilketa handitu du eta zerga sistemaren legitimitatea irabazi du izatez ongizate estatua indartzeko ezinbesteko tresna dela

beraz zerga hau kentzearen hautua kentzearen alde egiten dutenek azaldu beharko dute nola indartuko duten ongizate estatua bera nola egingo dioten aurre zerga sisteman errotik dagoen banaketa bidegabe horri fortuna eta enpresa handien alde egindakoa espekulazioa eta zerga ihesa masiboa duena jakin badakigu zerga honen kontrako erasoak gogorrak direla baina eraso hauek ere

oso oinarri eskasak dituzte diskurtso ideologikoak dira klase interesak defendatzen dituzte jakina aberastasunaren gaineko zergak ez die inolako graziarik egiten

eta ebidentzian oinarri ahulak duten

dira zerga honen kontra erabilitako argudio nagusia hauxe da aberatsei zergak igotzen badizkiegu

eta ondorioz gure herrian inbertsioa eta enplegua galduko dela beraz argudio honen arabera herritar guztiontzako kaltea da aberastasunaren gaineko zerga handitzea

baina argudio honek ez dauka inolako oinarri ekonomikorik ez dago inolaz ere frogatuta ondarearen gaineko zerga txikiago batek inbertsio produktiboa

izatez kapitala askotan finantza inbertsioetara bideratzen da nazioarteko merkatuetara bideratzen da tokiko enplegu eta garapenari muzin eginez beraz bide honetatik ezer gutxi dago egiterik

aldatzeari dagokiola behin eta berriz beldurraren diskurtsoa astintzen da jakina denean ez dela hain orokorra

zerga bat ez ordaintzeko tokiz aldatzea datuak hor daude ez naiz ni

adituek esaten dute deslokalizazioaren datuak puztu egiten direla zerga honen kontra alderdi komunikabide eta zenbait lobbiek ireki egin duten borrokan

ematen ari dira besteak beste zerga honek zigortu egiten du horrelako baieztapenak entzuten ditugu behin eta berriro baina guk argi daukagu argi esaten dugu eta irmotasunez defendatu eta aplikatu egin dugu zigortzea da zigor bat jartzea eta zergak ez dira zigorra baizik eta bere ahalmen ekonomikoaren arabera

onurari ekarpen bat egiteko bitartekoa besterik ez

batzuk zera errepikatzen dute mantra baten moduan zerga hori konfiskatorioa da zerga konfiskatorioa eta jakina

berriz ere baieztapen guzti hau txiki egiten dute gipuzkoako bi mila hamairuko aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergari buruzko datuak ikusita publikoak direnak bataz besteko tasa efektiboa

zero koma lau mila zortziehun eta laurogeita bederatzikoa zen

bederatzikoa eta adibide sinple batzuekin argi geratuko da zerga hau ez dela batere konfiskatorioa adibidez hiru milioi

garbia duen pertsona batek gehienez zero koma hogeita hamairua ordainduko luke hau da

hiru milioi dituen pertsona batek bost milioi dituenak zero koma hirurogeita hamabosta hau da

ondasun garbiaren eta esaten dut ondasun garbia hau da zorrak dituzten zorrak kenduta ehuneko bata baino gutxiago ordaintzen dute beraz non dago izaera konfiskatorioa zerga honetan

zerga honek gehien dutenek sistemari dagokien benetako ekarpen ekonomikoa egitea ahalbideratzen du eta hori da egin behar duguna

are gehiago euskal herriko lurralde guztietara zabaltzeko hautua egiteko eskatzen diogu horixe baita aurrerakoia eta koherentea den jarrera

ondo daki hori eta horregatik babestu zuen zerga hau hasierako momentuan

urtean abenduan zehazki gaur agian beste interes batzuen menpe egon daitekeenez

lerratuko da zer gertatu da pserekin zer aldatu da zer aldatu da bi mila hamabigarrena urtetik hona zergatik

osatzen duen langilegoari beste iruzur eta zartako bat egiteko aukera gaur hemen el pp lo ha dicho en repetidas ocasiones

beraz eta bukatzeko zerga hau babestea eta bizkaira eta arabara zabaltzea eskatzen dugu izan ere ongizate estatua indartzearen aldeko hautua da benetako hautua gizarte justuago baten alde

handituz doan ezberdintasun sozialaren aurka gobernuetatik egin daitekeen lana indartzeko tresna da apustu bat da azken finean eta hasieran esan dudan moduan sistema justuago

bidean tresna aproposa da eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea

muchas gracias eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi gure taldearen euzko abertzaleak taldearen

kontrakoa izango da eta kontrakoa izango da orain bi hilabete beste gai bat eztabaidatu genuen hemen bertan menpekotasunari erantzuteko

argudioengatik eta hemen esan direnengatik hau ez da momentu aproposa eta ez da leku aproposa gai hau planteatzeko baina zuk zeuk ere piñero andrea eztabaida horretan

baina gaur berriz ere orduan kontrako botoa eman zenuen

ekimen bat zen eta orduan kontrako botoa eman zenuen eta

eta gehitzen zenuen beste atal batean guk gure jarrera mantentzen dugu eta zerga erreforma integrala defendatzen dugu orduan gaur zuk aurkeztu duzuna edo zure taldearen izenean hemen defendatzen duzun

ekimen hau ere zatikakoa da eta erreforma

defendatzearen kontrakoa izango litzateke pinedo andrea

kontrakoa izango dela erkidegoan badaukagu zerga erreforma integrala

onartu zena bizkaia araba eta gipuzkoan hiru lurraldeetan eta zuek adostasun gainera adostasun politiko zabal batekin lortu zen

horretatik kanpo gelditu zineten besteak beste horregaz bilatzen zena zen egonkortasuna euskadik egonkortasuna behar du arlo ezberdinetan eta uste dugu orduan egin zen lana benetan interesgarria izan zela

hori da joko politikoa eusko

alderdi politiko guztietatik gure jarrerak aurkezten ditugu

momentu honetan udal eta foru hauteskundeak aurrean ditugula alderdi politiko ezberdinak gure jarrerak

gai edo zerga edo beste arlo batzuetan zeintzuk diren eta gero ikusita hauteskundeetako emaitzak zelan diren

berba egiten hasten gara alderdi politiko ezberdinak arlo ezberdinetan eta azkenean akordioetara heltzen gara hori da joko politikoa guk uste duguna da bilduk zailtasunak dituela hori ulertzeko bilduk arazoak ditu eta gertatzen dena da zuen kasuan bilduk

hori aurrerantz aterako da bilduk jarrera bat badauka eta beste alderdi politiko batek jarrera berbera badauka orduan ere

baina zuen posizioa mobitu behar baduzue ez daukazue gaitasunik ez daukazue gaitasunik akordioetara heltzeko horregatik

adostasun horretatik kanpo eta beste adostasun batzuetatik kanpo

benetan jarrera konplikatua da arlo politikoan guk momentu honetan esan dugun moduan hauteskundeak gainera aurrean ditugula argi eta garbi agertzen dugu eta gipuzkoako aberastasunaren eta fortuna handien zergaren aurrean gure jarrera zein den argi eta garbi aurkezten dugu

guk nahiago genuke harmonizazioaren bidean araba eta bizkaiko ondasunaren zergagaz aurrerantz egitea

zerga hori zuk aipatu izan duzu kontrako argudioak erabiltzen direla klaro bai

esateko zergatik defendatzen dugun esan duzu esango dugula

esango dute konfiskatorioa dela eta kontua da konfiskatorioa izan daitekeela

izan daiteke ez dagoelako errenta eta aberastasunaren zergen muga bateraturik

baina bakarrik aberastasunaren zergarenak ez duzu esan ez dagoela mugarik ez dagoela

irabazten baditu eta berrogeita hamar ordaindu behar baditu aberastasunaren zergatik eta seiehun ordaindu bostehun batetik eta

izan daitekeela hori diogu eta horregatik ez dogu gustuko eta ez dugu gustuko

produktibitatea bultzatzeko balio duela baina ez da horrela gipuzkoan

sartzen da enpresa jarduerara atxikitako ondasunen ehuneko hogeita bosta eta horrek pinedo andrea

eta nik ez dakit ezagutzen dozuen ala ez dozuen ezagutzen euskadiko enpresa estruktura bai

zuk badakizu erkidegoan euskadin ehuneko laurogeita hamaretik gora ehuneko laurogeita hamairua mikroenpresak direla

alde batetik euren operazioen zenbatekoa bi milioi eurotik

eta euren aktiboak bi milioi edo bi milioi baino gutxiagoak direla hori da errealitatea eta esan dozunean argi ikusten da markel olanok nork defendatzen dauen klaro

zerga honegaz txikiak herrikoak ehuneko laurogeita hamairua hori da

hori ikusi daizun adibide bat ondarearen guztiz bost miloi eurotakoa bada

bere ondasunetan eta lau miloi enpresan

euren ahalegin guztiagaz euren diru guztiagaz

enpresa bat ipini badela martxan aberastasuna sortzeko herriarentzat bai

eta enplegua sortzeko eta hori da errealitatea

eta kasu horretan esate baterako lehen bostmilioi lau milioi

lehen gipuzkoan ordainduko lituzke zazpiehun euro eta gaur ordaintzen dauz hamabi mila berrehun euro

baina baita guk arlo politikoan argi daukagula faseak zeintzuk diran alderdi ezberdinen jarrera gai guztietan

argi eta garbi esan bi emaitzak aztertu kasu honetan zorionez erreforma integralaren datuak aurkeztu proposamenak eta alderdien artean berba egin aurrerantza ekiteko gu ez gagoz ezertara itxita pinedo andrea gu ez gagoz ezertara itxita uste dogu zerga erreforma honek egonkortasuna ematen dauala

eta guk guztion artean gure geunke aurrerantza egitea

bidetik eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea erantzunen txandara pasatuz eh bilduren ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

lehenengo zatian erreforma gora eta erreforma behera que no sabemos joko politikoa

bai badaukagu jakina daukagula akordio asko lortzen ditugu baina gaur ez da hori eztabaida gaurko eztabaida da zerga hau

eskerrik asko damborenea jauna mistoa upyd ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak taldearen ordezkaria prieto jauna zurea da hitza

prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria gorospe andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu andrea

hasiko naiz pinedo andrea

sartu gara eman ditugu argudioa argumentuak zergatik guk ez dugu gustoko hori

adibide konkretuak eta zenbakiekaz nori egiten diozuen kalte nori egiten dion kalte

egin dugu berba gaur egun zerga esparruan daukagun errealitateari buruz

egin dugu berba guztietaz nik ez dakidana da zer esatea gura duzun esateko gaiaren harira sartzen garela argudioak adibideak

aipatu dut joko politikoa zelan mugitzen den eta esan dut

gero berba egiten dugula negoziatzen dugula beharrezko gehiengoak lortzeko eta azkenean akordioa lortzen dela señor damborenea

bai upydren osoko zuzenketen kontra bozkatuko dugula eta hau upydren zuzenketa lotuko dut pinedo andreak esandako gai bategaz esan duzu aurreko eztabaida batean nik hemen esan nuela harmonizatuta

harmonizazioa egoala eta orain esaten dudala harmonizazio horretarako bidean elkarlanean bildu alderdi sozialista alderdi popularra upyd

bi kontzeptu ezberdin nahastu eta uste dut garrantzitsua dela

erantzuten dut zergatik guk ez dugun zurea bozkatuko guk ez dugu uste europan zerga politika bakarra egon behar denik

ez du esan nahi sistemak berdinak izan behar dutenik aitzitik printzipio komun orokor batzuk onartzeak

zerga sistema bat baino gehiago izatea ahalbidetzen du berdin erkidegoan barruan berdin europan estatu ezberdinen artean eta guk

gaitasun propioa daukagulako zerga esparruan arlo konkretu batzuk printzipio komun orokor batzuk adostea

presio fiskalari buruz zuk aipatzen izan duzun lehenengo puntuan esaten genuen presio fiskal global ekibalente edo zerga presio baliokidea zer da hori eta

eta ez nahastu gauzak gu gaien harira sartzen gara gauzak nahastu barik eskerrik asko

jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko degu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamar eman dugu bozka zortzi bai

eta jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko degu

ondorioz ez da onartu osoko zuzenketa hau gai zerrendako laugarren puntua mozioa